egun on guztioi osoko bilkurari hasiera

gai zerrendari ekin baino lehen adierazi leixuri arrizabalaga arruza legebiltzarkideak boto eskuordetza bere taldeko bozeramailean eginda dagoela gai bakarra

urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen lege proiektuari aurkeztutako osoko zuzenketak

jaurlaritzaren ordezkariak azpiazu jaunak dauka hitza defendatzeko

egun on lehendakari jauna egun on legebiltzar eta jaun andreok eusko jaurlaritzaren izenean bi mila hamazazpiko

euskadiko aurrekontu orokorren legearen proiektua aurkeztuko dut

a esta cámara zuzenean eta bestelako luzapenik gabe esango dizuet talde exekutiboaren ustez eusko jaurlaritzak onartutako

oinarrizko prestazio publikoen barruan gizarte babeserako euskal ereduarekin hartutako konpromisoa bereziki osasunen hezkuntzaren eta gizarte kohesiorako politiken alorrean era berean hazkunde ekonomikoaren eta

orokorrean aurrekontuen arloetako gastuen bilakaerak

funtsezko beharrizanak asetzeko politika publikoak bermatzea eta

dituen hazkunde iraunkorra ahalbidetzea horren ondorioz oro har

ehuneko hirurogeita hamaseia gizarte politikei dagokie osasuna

de la política económica del gobierno saiatu gara gure ideiak euskal herria bildurekin eta elkarrekin podemos taldearekin trukatzen izan ere

dena dela egungo egoeraren zenbait alderditan bat gatozen arren eduki eta egiturazko desadostasun politiko eta ekonomikoak ditugu aurrekontu ereduari dagokionez eta une honetan zilegi da

bakoitzak bere iritzia finkatzen duelako inguru honetan joko politikoaren barruan zilegi da talde bakoitzak bere nortasuna mantentzea bere

politikak garatzearen alde agertu gara hala nola ehun ekonomikoa

enpresa txiki eta ertainak finantza babesak nazioartekotzea

ekonomia luzapen egoera honetan aurrekontuak egotea gauza ona dela uste dugu

eh bildu taldearen ordezkaria casanova jauna daukazu hitza osoko zuzenketa aldezteko

económico como el que nos ocupa eta aurrekontua kuantitatiboki eta kualitatiboki txarra bada horren inguruan lortu den akordia are txarragoa da bai forma

beharrizanak betetzeko baliabide nahikorik eta norabide okerrean doaz baita ere eta gainera adostu dira euskal gizartean gehiengoak ezin ikusi dezakeen alderdi estremista eta erradikal batekin testu inguru honetan agerikoa da

kapitulu honen bukaera bestelakoa izaten baina emaitza ikusita ez zaigu beste aukerari geratu gaur eztabaidatzen ari garen osoko zuzenketa aurkeztea

eta kasu honetan hala da aurrekontuak dira orain hilabete aurkeztu zen gobernu programaren isla programa horretan hamabost herri helburua aipatzen dira eta horiek dira legegintzaldi honetan gobernuak dituen helburu nagusiak erronka nagusiak bera jardueraren bizkarrezurra gobernu programaren

bada helburu horiek ikusita bi multzo egin daitezke bata dauzkaten helburuak

eta bestea euren betetze maila ebaluatzea benetan zaila izateko diseinatuta daudenak veámoslo con más detenimiento en un país cuyo modelo educativo

jada lortua dagoela edo lortu ez bada lortzear dagoela

helburutzat jartzen dutena da hogeita bost urtetik beherakoen artean populazioaren ehuneko hirurogeita hamabosta euskalduna izatea

urtean bi mila hamaikaan eguneko hori ehuneko hirurogeia zen

baina arazoa da bi mila hogei urterako hogeita bost urtetik beherako populazioa talde hori aldatu egingo dela ez dira izango gazte berberak alegia

hamalau urte baino gutxiago zutenak izango dira bi mila hogeian hogeita bost urtetik beherakoak eta era kontraesan paradoxikoa zuen gobernuaren isla bi mila hamaika

ikusiko dugu adin tarte horretan ehuneko laurogeita batekoa zela euskaldunen kopurua beraz helburua jada sobera beteta izango duzuela onartuko

urkulluren jaurlaritzak lorpen gisa jartzen du europak agintzen duen defizit publikoaren konpromisoa betetzea

esan beharra dago defizit muga ez dela konpromiso bat baizik eta inposizio bat

ezarri zaion zigor bat gauzak txarto egiteagatik aipatu beharra dago defizitarena ez dela europak agintzen duen helburu bat espainiak ezartzen digu izan ere europak estatuari ezartzen dio muga jakina eta estatuak berak autonomiei arbitrarioki ezartzen die langa bat zentzugabekeria bada azken finean era guztietan austeritate politikoa beti izana lorpen gisa saltzea

si no lo hemos alcanzado eta azken kontu bat aipatu nahiko nuke gobernu programaren errepaso honetan hain zuzen ere egoera ekonomikoaren isla nagusia den langabeziaz

eta hobekuntzak iragarri hain zuzen hobekuntzak lortzea erraza zen alor horietan helburu eta asmo handiagoak alboratzen ditu

ez du hitzik esaten soldatez edo lan hitzarmenetaz

edo langileen erosmen ahalmenaren galeraz ez du ezer jakin nahi europan egiten den hezkuntza edo osasungintzan egiten denarekin enplegu publikoan egiten den inbertsioa europan edo europan dagoen presio fiskala eta zerbitzu publikoez hori saihestu egiten du

ikusteko adibide ona baita orain aurrekontuek hori bera erakusten dute programak hitz egiten du hitzez aurrekontuek hitz egiten dute zenbakiaz baina kasu honetan diagnostiko berbera erakusten dute konformismoa jarraipena erresignazioa etsipena handiak alboratzea eta abar

esaten du sarritan urkulluren bazkide berriak rajoy jaunak

esaten digute urkulluk eta azpiazuk hace un año

bi mila zazpiko martxoan ehun eta berrogei mila langabe daude populazioaren ehuneko hamairua gainetik grezia espainia eta txipre bakarrik dago europan

gutxiago daude erkidegoan langabetuen ehuneko hirurogeiak ez du inolako prestaziorik jasotzen langabezia kronikoa bihurtzen ari da

kide guztiak langabezian daude gazteen langabezi tasa ehuneko

europaren bikoitza gazteen kontratuen ehuneko laurogeita hamaseia aldi baterakoak dira

joan dira ia hiru mila bi mila hamasei lehen seihilekoan ehuneko hirurogeia gutxienez ez da bueltatzen

kontratuen ehuneko laurogeita hamairu behin behinekoak dira soilik ehuneko hamazazpia hilabete baino gehiagoko iraupena dute

enpleguaren behin behineko tasa orokorra etengabe doa gora egun ehuneko hogeita bosta da kontratu partzialak berrogei dira horietatik ehuneko hirurogeita hamabosta emakumeenak oro har emakumeen eta gizonen soldaten aldea

kobratzen dute datu askoz gehiago daude pobreziari buruz gutxieneko soldata pentsionisten egoeraz ez daukagu denborarik denak errepasatzeko baina esan behar dugu

ezezkoa eman zenioten elkarrizketarako eskaintzari ez erreforma fiskalari ez

berriz diot badakit zaila dela justifikatzea pprekin egindako akordio bat baina zuzen zabiltzatela uste baduzue defendatu ezazue argiki

con el partido de la reforma laboral defendatu ezazue egiten duzuena baina mesedez ez ibili gezurretan aukera posible eta hobeak bazeuden

aukeratu duzue eta nahi duzuelako izan da zuen erabaki politikoa izan da eh bildu trató de enfocar el debate sobre los presupuestos

barne produktu gordinaren ehuneko hemezortzia bi mila hamazazpian aldiz ehuneko hogeia da hau da gero eta gutxiago biltzen dugu zerga prezioa eaen

azpitik dago aberastasunaren banaketa oso bilakaera kezkagarria ematen ari da bi mila bederatzian lan errentek barne produktu gordinaren

berrogeita sei hau da gehiengoa gero eta pobreagoa da eta ez zaigu balio esatea tarta handitzen bada denok etekina lortuko dugula ez da egia tarta handitzen den arren

eta txikiagoa da eta hori zuzendu behar da fiskalitatearen bidez sozietate zergaren pisu osoa eta erlatiboa jaisten ari da eta europako

zerga honek suposatzen duen proportzioari dagokionez seiehun eta hirurogeita hamar milioi gehiago jasoko lirateke

bi mila milioi eurokoa da gizarte prestazioetan dagoen iruzurra baino ehun aldiz handiagoa baina hemen ez dugu ikusten proposamenik

ez dakit non hatz marka jarri behar izateko eh bilduk zerga erreformaren zutabeak publikoak egin ditu sozietate zergaren gaineko erreforma sakona pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren

altuenen progresibitatea handituz aberastasunaren gaineko zerga igotzea eta iruzur fiskalaren aurkako borroka areagotzea espero dugu

ez izatea herri honek ez eh bilduk edo eajk herri honek behar duen ezinbestekoa duen aldaketa fiskalaren oztopo gaindiezina

para lograr ese objetivo eh bilduk hezkuntza edo osasungintza bezalako oinarrizko zerbitzu publikoak hobetzeko neurriak ere proposatu ditu instalazioak hobetzeko pertsonal plantillak handitzeko aurretiaz esan bezala plantillak handitzeko itxaron zerrendak murrizteko botiken berrordainketa itzultzeko

finantzazioa hobetzeko besteak beste asko aldarrikatzen dugu ikerkuntza eta hezkuntza eta gero unibertsitatea daukagu moduan finantzazio arazo larriekin erdi itota

gobernuak diru sarrerak bermatzeko errenta lanbide arteko gutxieneko soldatari lotu ezean ezarri nahi duen sei koma bosteko murrizketa indargabetzea proposatu dugu ere

gizarte larrialdietarako laguntzak bezala eta etxebizitza politikak indartu ere gobernuarekin izandako elkarrizketetan inongo momentutan

hauetarako dirua ez digute galdetu ere ez zaigu galdetu argi

aurrekontuaren partida bakarra mugitzeko aukerarik ez zegoela emendakin mugatuko kopuru ekonomiko txiki bat besterik ez zitzaigun eskaini

argi utzi nahi dugu diru sarrera gehiago eskuratzea posible izateaz gain dagoena ere beste modu batera gastatu daitekeela gobernuari interesatu ez arren uste dugu argi mintzo behar gatzaizkiola gizarteari kontuak argi eta garbi esan behar dugu

uste dugu adibidez segurtasunean gutxiago gastatu daitekeela sail honen aurrekontuak bi mila hamairuko mailan kokatuz beste sail batzuk

aurrekontua dute eta funtzionatzen jarraitzen dute ezberdintasuna

ezagutu den bilakaera positiboa da urtez urte delinkuentzia murriztuz eta segurtasun pertzepzioa igoz aldiz murrizketek leku duten sailetan zerbitzuen kalitate galera nabarmena izaten ari da

eh bilduren aburuz aht akats ekonomiko eta ekologikoa da partekatzen ez dugun hautua horrela gure emendakinean beronen behin behineko geldialdia

aurrekontu honek bazuela alternatibarik negoziaziorako egin ditugun proposamenetan

proposamenak pprekin zalantzazko akordio batean murgiltzeko eh bilduren proposamenak errealak eta posibleak izateaz gain politika publikoen oinarrizko aldeak hobetzeko baliagarriak ziren hain erreal eta posibleak ez zen aurten

errealismo faltan oinarritutako ohiko deskalifikazioak alboratu eta hutsaren hurrengo sinesgarritasuna izan duen beste argudiategi bat inprobisatu beharrean aurkitu dela pnv

ez da ezer bukatzen eh bilduren eskuak luzatuta darrai herri akordioak eraiki ahal izateko

gure azken portua herritar libreen herri librea da euskal herria burujabea eta justua

eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna aurkako txandan euskal talde popularraren ordezkaria damborenea jauna zurea da hitza

muchas gracias eskerrik asko damborenea jauna

eskerrik asko corcuera anderea euzko abertzaleak egibar jauna zurea da hitza

otsailaren hamazazpian hemen osoko bilkuran gobernua kontrolatzeko saioan alfonso alonsok

galdera bat egin zuen eta lehendakariak erantzuna eman zion aurrekontuen inguruan eta hor geundenak esan genuen

hemen bosgarren indarra den taldeko bozeramaileak disposizio bat azaltzen du azaltzen du aizu nik presupuestoak onartuko nituzke

ireki nahi nuke hori izan zen disposizioa nik ez dut esango zuekin zuekin adibidez adostasun bat egin izan bagenu

bere presupuestoak onartuko ez zituenik garbi daukadana da gaurko egunarekin zuen botoak podemosekoak eta

bueltatuko balira bihar rajoyk bere ministro kontseiluan ez lituzkeela ez dituela

onartuko presupuestoak zergatik apustu politiko bat egiten dute ppkoak badaezpada ere onar ditzagun ez zuzenean

ze bestela espainian jai daukagu hori da irakurketa politiko bat eta eh bilduk bere politika saioak egitekoan hori kontutan edukitzen ez baldin badu azaldu genizuen esan genizuen hori

eta zuekin aukerak ere bazeudela baina beren mugak zeuzkatela mugak dauzkatelako gero ikusiko dugun bezala

eta beste indar politiko batzuk bere papera jokatu behar luketenak esan dute

birritan aipatu duzue zona de konfortetik atera egin gara baina ez duzuna esan da joan etorriko billetea hartu ez zenuela

joan badaezpada ere eta gero lasai bueltatuko gara oraindik

lehen aipatu duzu gu aitzakia bila gabiltzala analisi politikoa hori da sindikatuak ibili ote diren edo ez eske ez dira gure hitzak

esaldia hartuko errazagoa da ezkerreko alderdiek baldintzatzea aitortzen dute baldintzatzera joan direla

nik horri ez diot inportantziarik eman nahi zergatik hemen bakoitzak bere bizitza dauka eta bere norabidea eta zer baldintzatzen duen

berezi bat aipatzen duzu inertzia paralisia eta

ez dugula ezer egiten eta dagoeneko gobernu honek bere helburuak begi bistan dauzkala

desafio nagusietan asmatzen dugun eta herri hau kohete bat bezala ateratzen den guztion lanarekin baina aipatzen duzu negoziazio prozesua eta nik ez dut esango dut orain zer egiten zuen

aldatu egingo dugu zer egiten zuen pnvk gipuzkoako diputazioan

aukera garbia geneukan ondo dakizuen bezala baina hori ez zen hori gertatu

zer gertatu zen lehenengo presupuestoan eta bigarrengoan

zuk terrenoa markatu nahi baldin baduzu agintean dagoenari eskaintza bat egin behar diozu eta guk eskaintza hori egin genuen eta hiru presupuestoetatik

gure akordioarekin eta bat alderdi sozialistaren

osoko zuzenketak zeuden tartean baina bitan euzko alderdi jeltzaleak

eta aurkezten dion negoziazio prozesu bat zuek hori egin izan bazenute

beste marko bat sortuko litzateke baina harritzen nauena da politikan egon eta pp bariablea kontutan ez edukitzea

esaten duzu hiru oinarri dituela zuen osoko zuzenketak

bata negoziazioarena zona de konfort guzti horretatik atera nahi zenutela eta

akordioetara iristeko nik galdera bat egingo nuke honela irekian

desagertuko dela zuek pentsatzen duzue posible dela guk akordio bat presupuestotan lortzea

y indarrean dagoen bitartean posible da ba hori ezker batuarekin bere garaitan

alde batera uzten genuen baina momentu honetan gure eta zuen arteko negoziazioan gai hori hor dagoen bitartean nik zaila ikusten dut eta egia da hori tarteko egonda gero

ariketa presupuestarioa baino nik uste dut gehiago dela adierazpen askatasunaren ariketa bat zergatik proposatzen dituzuen gauzak ez dute heldu lekurik baina aipatzen duzu gai bat eta da fiskalitatearena eta zuk ondo dakizun bezala araban

ebaluatu gaur egungoa zertan den eta etorkizunari begira

hartzea eta nik uste dut hor daukagula guk terreno bat amankomunean ahal den indar

baina elkarrekin egin beharreko bide bat eta baita ere iruzurraren aurkako estrategian

yaren korapiloa desagertu egiten da baina har ditzagun bi gaiak

axolagabetasun bat egongo balitz gure aldetik edo nagikeri bat diru sarrerak bermatzeko ere ahaleginik ez dute egiten

ba badirudi kale kantoian beste ertzen bi mila milioi daudela eta ez ditugula

eta nik uste dut guzti horren egiten duela nolabaiteko

tesi bat jartzen du gizartean eta ez da zuzena ez da zuzena egia ez delako zergatik zuek gu bezain ondo dakizue iruzurraren aurka

zergatik diputazioan esperientzia hori ere eduki zenuten eta ireki ziren espedienteak eta bakarren batzuk jada agerian daude publiko direlako

eta bueltatu behar izan ditu interesekin eta azkenean epaitegietan bukatzen da

adierazi ba aizu hor bi mila milioi daude urtero urtero eta jaurlaritzak eta diputazioak ez dituzten jasotzen edo biltzen nahi ez dutelako

bi diru sarrerei dagokionez bi mila hamazazpiko urtea gezurra badirudi ere

da diru sarreren erroldan bigarren urtea eduki genuen bi mila zazpian

milioi euroko diru sarrera eta oraingoa euskal instituzioen arten bilduko dena prebisioa da

bigarrena horren kudeaketan dago gakoa politikan baino ez dago halako nagikeri bat edo axolagabetasun bat ez esanez bueno zertarako hor dago dirua baino zertarako bildu behar ez ez beharrak daude eta egia da jaurlaritzak

duela halako paper bat pasiboa aktiboa baino zergatik foru aldundietako

diru bilketen arduradun baino oct ere horretarako dago jaurlaritzak ere hor egin dezake baino denbora agortzen ari zait pertsona fisikoen errenta zerga

zergatik gaur ere bota dituzu eta ez dira datu zehatzak baino proportzioa ikusteko bai

diru bilketa osoaren ehuneko hogeita hamazazpia da iva beste hainbeste

ikusteko justizi sozial hori nola kudeatzen dugun lau mila zortziehun eta berrogei mila milioi eta

ehuneko hirurogeita hamabostek o sea

hirurogeita hamabostak ordaintzen du kopuruaren ehuneko hogeita hamara alderantziz ehuneko hogeita bostak ordaintzen du ehuneko hirurogeita hamabosta xehetasun gehiago nahi baldin badira

gehien irabazten duen ehuneko hamarak ordaintzen du ehuneko berrogeita bosta

kopuru osoaren ehuneko berrogeita bosta eta bestalde zergapeko guzti horien artean

ordaintzen du ehuneko hamara nere galdera da badago

ez da antzematen ekitate izaera

hobetu daitekeela seguru baietz baino ez dezagun eman kontrako irudia zergatik ez da egia beste gauza bat baita ere esaten duzue sozietate zergan ba

seinale garbia bueno momentu honetan diru bilketaren ehuneko seizazpia da garai baten izan zen ehuneko hamairuhamalaua

bueno eta agian hor debate bat eduki beharko dugu kenkariak edo zein kenkariak aplikatu daitezkeen ala ez

gure posizioak ez lukete oso urruti egon behar ni deritzot aberastasuna eta fortuna handien zergaz

zergatik gipuzkoan aldaketatxo txiki bat egin da injustiziak ezabatzen errekaudazioa ehuneko hogeita laua igo da injustizia batzuk ezabatu eta ehuneko hogeita laura

horregatik iruzurraren aurkako planak ere hitzartu daitezke bai batzar nagusietan eta hemen ere amaitzeko

defentsa partekatu behar izate hau oso ona da baina denbora gutxi gelditzen da nolanahi ere esan nahi dudana da politikoki gu

eta egia esaten saiatzen gara alderdi popularrak eskaintza bat egin du boto baten falta ginen eta analisi horrekin ez dakit bat zatozen baina zuk ez duzu pentsatzen

gaur alderdi popularrak zuekin batera bozkatuko balu bihar

aukerarik badaukadan gero onartzeko baina garbi daukadana da

eta bariable hori ezin du kontutan eduki eh bilduk bere negoziazioa

zuekin adostasun bat lortu izan bagenu alderdi popularrak oraindik saiakera
madrilen egingo lukeela eskerrik asko egibar jauna

kontutan eduki behar zenuten politika egiteko garaian eta azpiazu eta bere ekipoarekin lantzeko ez gaude ezkutatzen argumenturik agerian azaltzen ditugu azaldu beharrekoak

erantzunen txandara pasatuz casanova jauna zurea da hitza

jaunari erantzuten besteak beste oso erraza delako erakutsi duelako nik uste dut behintzat

ematen du ez duela entzun baina pare bat nabardura besterik ez los

onartu behar zaio gaur zintzotasun puntu batekin aritu dela bere alderdikide batzuek egin ez dutena eta behintzat zintzotasunez esan duzu

es que ppk oparitzen zizuen boska ordun zuei berdin zaizue berdin zaizue pprekin eh bildurekin berdin zaizue gero esaten duzue perspektiba estrategikoa daukazuela baina berdin zaizue

sostengarritasuna batzuekin berdin zaizue hori da ikusmen estrategikoa

eta guk igotzea berdin zaizue zein da zuen azterketa beharren inguruko azterketa berdin zaizue eh bildurekin akordioak egin daitezke eta arazoa ez da gure konfort gunean gelditzen garela arazoa da akordioak egiteko

eskatzen dugula kontenido politikoa hau ez da hemendik pasatzea eta merkeen eskaintzen duela bere burua

onartu duzue gaur zer egingo duzue zerga politikarekin tenemos un consejero

zer negoziazio prozesua egon da gure artean zuk esan duzue guk gure konfort gunetik ez garela atera gu atera gara

diskurtso berbera mantentzea badaukagu jendea eskatzen digula hori pnvri ezer ere ez ezta hura ere oso erraza izango zen hori egitea eta oso erraza

diru sarrerak ez direlako nahikoak eta proiektuak eta presupuesto hauek

eta fiskalitatea ez da nahiko eta porrota egin du bostehun miloi gutxiago eta hori

hor konpon marianton hor gelditu baina esan genuen ezetz aurten saiatuko ginela eta demostratu dugu esaten duzu ea posiblea den

araban egin zen posible bada posible bada baina borondatea egon behar du klaro araban beste behar batzuk zeuden orduan negoziazio predispozizioa handiago zen pnvren partetik hemen ez hemen ez

bidai laguna aukeratu behar duzue eta guk prest gaude prest gaude aurrekontuetan hitz egiteko ez oparitzeko

eh bildurekin akordioetara heltzeko politikaz hitz egin behar da konteniduetaz hitz egin behar da gurekin ezin da egin merkadeo edo regateo bat ematen dizut hemen edo hor

aurrekontuotaz hitz egiten bagara hitz egin dezagun aurrekontuetaz eta bilatu ditzagun akordioak aurrekontuei eta ekonomiari buruz hori da gure langa baina ematen duzue

zuek oso eroso zaudete eta juxtu pasatzen zen pptik hortik bazter batean dagoela inkesta guztiek esaten dutela

gizarte honen gehiengoak ez duela ikusi nahi ere eta nahi du protagonismo apur bat

batez ere ondo datorkio egoera madrilgo ppri ze horiek bai behar handiagoak zeuzkaten eta ze kasualitatea azpiazuk esaten du hiruzpalau egunetan itxi nahi zuela akordioa gurekin bildu ondoren eta esaten du

ostegunean bazegoen zamaketarien inguruko bozketa madrilen eta pnvek bozkatzen du zazpiehun langile euskal langile kanporatzea eta ordezkatzea

langileekin eta justu bezperan igual konfirmazioa eduki nahi zuen

babestuko zituela aurrekontuak gero madrilen zamaketarien dekretuaren ingurua pprekin batera bozkatzeko eske gauzak horrelakoak dira ze negoziazio ze bertigo gu eseri ginenean azpiazurekin bigarren bileran goizean

eskerrik asko casanova jauna erantzunen txandara pasatuz

behintzat sinestu ezazu esandakoa eta emandako hitza

ez da ezer negoziatu ez madrilen eta ez inon sinistu

hurrengo analisian ere erratu egingo duzu behintzat datu hori sartu ezazu

gero aipatzen duzu ikusmen estrategikorik ez duzula ikusten gure gobernuan baina bistan da planak irakurri dituzu gobernu programa ere bai

tresnak ere martxan abian jarri dira oso denbora gutxian badago norabide bat gustukoa

zilegitasun osoz eztabaidatuko dugu baina programa badago ibilbide orri bat ere egon badago eta lortu dugun akordioa

hogeita bederatzi hitzartu ditugu emendakinen bidez alderdi popularrarekin presupuestoaren ehuneko zero koma bi ez dakit aldaketa estrategiko handirik dagoen baina begiratu ezazu eta ikusiko dugu bai zuzenketa partzial horietan horren nondik norakoa

politikan gauza ez dakit puruak edo ideia garbiak ezin garbiagorik

ura izan behar da edangarria edangarria eta bai zuek gurekin tratuan sartu behar

eta guk zuekin ura edangarria izan behar du eta nik aipatu dizudan adibidea gero buelta eman diozu posible dela akordioa gurekin bai nik adibide konkretu bat jarri dizut

aurrekontuetan dagoen bitartean zuk ikusten duzu posible gurekin akordio bat hori salbuespen gisa

ez didazu erantzun eta nik uste dut hor daukagula potentzialki arazo bat arazo bat daukagu bakoitzak

politikan instituzioetan eta zuek beste borroka klase batzuetan hortxe dago eta nik uste dut hori

erabaki estrategikoa izango denez ba kontutan izan dezagun ere

eta atzo bertan errazagoa da ezkerreko alderdiak baldintzatzea beste elako kide batek esaten du eta kazetariak galdetzen dio

erantzunean jartzen du barreak ez ez da egia hori

beno nik ez diot sindikatu inori aitortzen ez zuen

eraginik edukitzeko ahalmenik baina beraiek bai azaldu dute horretarako misioa ere badutela bizitza honetan etorkizunari begira

herriak gure herriak ekonomikoki indartsu izan behar du diru sarrera egonkorrak bermatzeko

indartsu izan behar du gure herriak eta industriak indartsu izan behar du gure diru sarrerak egonkortzeko

hiruko hazkundea bermatuko bagenu bi izan behar dugu gure politika publikoetan eraginkorrak eraginkorrak zeren hemen diru sarreraz ari gara baina gastua ez dugu aipatzen

eta horretan ere eraginkorrak izan behar dugu eta hiru erabaki estrategikoak hartzerakoan asmatu egin behar dugu herri bezala eta horretarako

erabaki estrategiko horietan asmatzeko gertatzen dena da hemen ongizate gizartea mantendu nahi dugula eta

errealitatea den ezberdintasun gutxien dagoen herria eta

politika sozialak dituen herria hori da gure

zaindu beharrekoa eta hori ez da bi edo hiru erabakiekin azkeneko urtean hartu

laurogeita bederatzitik dator eta hori egin da egokitu hobetu eta etorkizunari begira ere ukituak edo aldaketak sartu beharko dizkiogu sistema berari
amaitzen joan egibar jauna bai oraintxe bertan azkenekoa gertatzen dena da

nik uste dut ulertzen duzula legebiltzar honetan ere denbora pixka bat

eta politikagintzan batik bat herri honetan azkeneko hamarkadetan lan hauek jende askok urtetan egin dituen lanak izan dira eta herri honen etorkizunari begira bai espainiako gobernu ezberdinek

kargak suposatu dion baldintza herri honen etorkizunari oztopatzeko

etxe honetan urte gehiegitan herri honetan eduki dugu etxe kalte asko etxe kalte

urte askotan gehiegitan etxe kalte gehiegi eduki dugu etorkizunak erakutsiko du fase hori erabat gaindituta daukagun eta etorkizuna guztion artean irabazteko gai garen

elkarrekin podemos taldearen ordezkariek martínez eta hernández jaunak defendatuko dute osoko zuzenketa martínez jauna zurea da hitza

badakigu bi alde daudela honen inguruan lehenengo aldea da zertan gastatzen dugun daukagun dirua eta non jartzen ditugun

nondik ateratzen dugun diru hau eta nork jartzen duen gehiago

eskerrik asko damborenea jauna corcuera anderea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea egun on sailburuok egun on guztioi

aipatu izan da hainbat aldiz zeintzuk diren euskal gizarteko herritarren ardura nagusiak

eta nik uste dut gogoratu behar dugula euskal herritarren hirugarren ardura nagusia gu geu garela gure arteko

adostasunetara eta berba egiteko zailtasun hori

atzerago dago gure arteko harremanak berak horregatik uste genuen eta uste dugu

podemosetik esate baterako egiten duzuen eztabaida horretan

murgildu behar dela politika ona modu onetan praktika onak estilo onaren esparrutik hori delako eta benetan arduratzen bagaitu herritarren ardurak zeintzuk diren

euzko alderdi jeltzaletik behin eta berriro aldarrikatzen dugu politikaren esparruan ere elkarrizketari aukera ematea eta hortik abiatuta

aurrekontu proiektuaren negoziazio prozesu horretan errealismo ariketa bat egitea eta elkarrekin podemosen partetik zuek aurrekontuei aurkeztutako osoko zuzenketa irakurtzen dugunean

da irrealismo politiko aukera ez

zuek planteatu duzuena da irrealismo

es irrealizable baina zuen diskurtsoak entzunda ere argi gelditu da lehen etxe kalte planteatu izan du egibarrek batzuk dabiltzala nik zu hori kanpoeder esango neuskizu badakizue zer den hori ezta itxurakerietan galtzea egiten dituzuen gauzetan zeren nik jakin gura nuke zuen osoko zuzenketan planteatzen dituzuenak eta zuek hemen esan dituzuenak

hernández jauna eta ahaleginduko naiz bioi erantzuten zuk gogor hartzea

errentaren abiapuntu edo argudio hori zeren hori da planteatzen duzuena zuek planteatzen dituzue osoko zuzenketa zatikako zuzenketan

gastu igoera laurogeita hiru milioi

eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna erantzuteko bigarren txanda damborenea jauna

nada más y muchas gracias eskerrik asko corcuera andrea gorospe andrea zurea da hitza

jaunak eta elkarrekin podemos taldeko guztioi dinotsuet

nabarmena daukan aurrekontu bateri ehuneko hirurogeita hamaseia gastu sozialera zuzentzen dauana

eta babes sozialerako eredu indartsu bat eta horretaz aparte enplegua sortzeko eta garapen ekonomikorako hainbat partida atzo bertan ezagutu genduan jaurlaritzak legealdirako aurkeztu berri dauan

ez naiz aurrekontuen partidak sakontasunean sartuko ordu erdi izan dituelako sailburuak berak hori defendatzeko

jakiteko herritarrak entzun behar direla soziometroa pasa den astean agertu zen

hamahirugarren lekuan dagoz hiru puntugaz herritarrentzat beraz

herritarrek ondo baino hobeto dakite zeintzuk diran euren lehentasunak eta zeintzuk diren jaurlaritzaren lehentasunak eta ondo lerrotuta doazela

langabeziaren aurkako neurriak enplegua lortzeko neurriak gizarte babeseko sistema indartzea

hezkuntza etxebizitza krisi ekonomikoa horiek direla eta

euskal gizarteak ondo baino hobeto daki jaurlaritza honek zelango ahalegina eta gizarteak berak

ondo baino hobeto daki gizarte esklusioaren aurkako neurriak zenbaterainokoak diren laurogeita hamarean hogei milioi

honetan bi mila zortzian berrehun eta hogeita hamalau milioi euro zuzentzen genduzala honetarako eta oraingo aurrekontuan

eta hori herritarrek badakite euren borondatez

esfortzuari eta ahaleginari esker da eta jaurlaritzaren erakundeetatik jaurlaritzaren lidergoari esker berdintasunaren esparrua ez nuke gure berriro ere aipatu barik utzi guretzat benetan oso garrantzitsua dalako arlo hori

arlo honetan eta aurrekontuetan bertan ondo

generoaren inpaktuaren azterketa sakona dalako departamentuz departamendu zenbat egin dan zenbat egiten gagozan

lankidetzatik jaurlaritza aldundiak udaletatik eta ondo baino hobeto jakingo dozue zuok

ere esparru horretan beste leku batzuetan zer gertatu dan amaitzeko

ateak irekita dagozala lehen esan deutsuedan moduan elkarrizketarako negoziaziorako

jauzi kualitatibo bat irrealismotik errealismo politikora jo behar dozuela proposamen konkretuak emon behar dozuezala

guk eurei erantzun ahal izateko koherenteak izan behar zariela

erabaki behar dozuela eta esparru horretan gai izango gara euskadiren mesederako aurrerantza joan gaitezen akordioak heltzeko

amaitu dugunez bototara jartzen da lege proiektua jaurlaritzari itzultzen zaion ala ez bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita bederatzi boto

bi adierazpen instituzional irakurriko ditut adierazpen instituzionala korrika hogei martxoaren hogeita hamaran

eta apirilaren bederatzian amaituko da iruñean korrikak bere hogeigarrena edizioa du aurten

aek euskalduntze alfabetatzeko erakundeak antolatzen duen euskararen aldeko lasterketak mila bederatziehun eta laurogeian oñatin lehen korrika

korrikak euskararen aldeko ekimen herrikoi eta erraldoiak euskararen ezagutza eta erabilera bultzatu nahi du euskararen lekukoa eskuz esku eta herriz herri eramanez batzuk dio aurtengo edizioak partekatzearen

hizkuntza baten alde egitea finean guztien alde egitea baita baten eta batzuen munduaren alde korrika bere hizkuntza

mundu eta kultura unibertsalagoa sortzea dei egiten du eta bide hori bide batez esanda elkarrekin egin behar dugu norbanakook

euskara dugu euskara gaitu gure nahia eta denon egitekoa da euskara aukera berdintasunean egunero eta eremu guztietan eragitea herritar guztiei sor baitzaie hori horrela honako hau adierazten du bat eusko legebiltzarrak hogei korrikari babesa adierazi nahi dio baita helduen euskalduntzean eta

lanean ari diren eragile eta taldeei ere bi eusko legebiltzarrak hogei korrikan parte hartzera dei egiten die herritar guztiei

igarotzen denean bai eta horren inguruan antolatutako ekintzetan eta hiru eusko legebiltzarrak bat egiten du korrikarekin kilometro bat erosi eta korrituz gasteizen bigarren adierazpen instituzionala

bat osoko bilkuran trans pertsonen eskubideak eta ikusgarritasuna babesteko adierazpen instituzional hau irakurtzea bi eusko legebiltzarraren konpromisoa

eta defentsarekiko kolektiboaren lan gizarte hezkuntza eta osasun inklusiboaren aldeko politikak sustatuz bat eginez gai honi buruzko nazioarteko gomendioekin eta bereziki dokumentu honetan aipatzen direnekin